eserlekuetan eseri dadila egun on eta ongi etorriak izan guztiok legebiltzarrera gai zerrendako puntu bakarra politika orokorrari buruzko eztabaida mila bederatziehun eta laurogeita bateko ekainaren hogeita hamareko jaurlaritzaren legeko

erregelamenduko ehun eta laurogeita hamairuan aurreikusitakoa legebiltzarraren erregelamenduko

behin azalpena amaituta bilkura arratsaldeko ordu bi eta erdiak arte etengo da beraz jaurlaritzaren izenean lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok herri agintari eta herri ordezkariok

duela hemezortzi hilabete bi mila hogeiko martxoaren hamairuan eusko jaurlaritzak osasun larrialdia deklaratu zuen euskadin

osasunaren mundu erakundeak pandemia deklaratu zuen

espainiako gobernuak alarma egoera deklaratu zuen pandemiak historiako aldi benetan ezohikoa biziarazi digu

ezin da konparatu aurretik gure bizitzetan bizi izandako ezerekin euskadin sufritutako antzeko egoerak bizi izan dira munduko herrialde guztietan baliteke inpaktua desberdina izatea baina pandemiak gizateria osoari eragiten dio eta ikuspegi globala duten konponbideak behar ditu

gure lehen oroitzapena biktimekin eta haien familiekin dago euskadin

birusak nola edo hala eraginda mundu osoan hildakoen kopurua lau milioi eta erditik gorakoa izan da errealitate hau

partekatzen dugun sentimendua errespetua da eta dolua sentimendu horrek garamatza zorroztasunari eta seriotasunari eustera eta enpatiaren muinean jartzen gaitu covidaren astindua gehien sufritu dutenen alboan oroitzapen horri eutsiko diogu beti

datorren asteartean irailak hogeita bat berriz oroituko ditugu

legegintzaldiko lehen urteko ibilbidea pandemiak markatu du duela urtebete pasatxo bi mila hogeiko irailaren hiruan inbestidurako bilkura egin genuen

eta eusko jaurlaritza berria abian jarri zen harrezkero covid eklipsea deitu dezakegun etapa bat bizi izan dugu

beste edozeren gainetik pandemiari erantzun egokia ematea gaur egun joera positiboa sendotu egin da munduan pandemiaren aurkako borrokagunea dago txertaketa zabaltzeko herrialdeen artean dagoen desberdintasunean eta

gakoa da txertaketa globalaren maila homogeneoa lortzea eta politika publikoen integrazio handiagoan aurrera egitea estatuan helburua da seigarren olatu bateranzko bidea ixtea eta txertaketa amaitzea euskadin

planean ezarritako gure helburua da birusaren eragina egonkortzea eta aurten pandemiaren

hurbiltzea bai eusko jaurlaritza osoak bai instituzio publiko guztiek baita gizarteak ere

herritarren osasuna eta bizitza zaintzeko baina jaurlaritzak ez ditu ahaztu bere programan hitzemandako konpromisoak eta erantzunak ematen jarraitu dugu nolanahi ere denon lehentasuna izan da covidaren aurkako borroka eta gehien sufritu duten pertsona familia eta kolektiboei arreta ematea

zailtasun handiak izan ditugu akatsak egin ditugu askotan egoera berri eta ezezagunek baldintzatuta jardun dugu ikasi ahala aurrera eginez pasa ditugun arazo guztiak aitortzen ditut

pandemiako eta konfinamenduko lehen hilabeteetakoak duela urte eta erdi aurreko legegintzaldian arazoak izan genituen

zailtasunak gure zerbitzu publikoen sarean mugak izan ditugu informazio fidagarriaren katean baliabideen antolaketan eta

horniduraren mendekotasunak baldintzatuak ez gara gai izan batzuetan gizarteari ziurtasuna transmititzeko

mundu mailako zehaztugabetasuna eremu medikoan eta zientifikoan

hala ere egia da zientziari esker atera garela aurrera aitortu ditut pandemiaren

aitortu dut behar baino denbora gehiago kostatu zitzaigula erantzun bateratua ematea

ez dakit asmatu dugun azaltzen pandemia egoeran jarraitzen genuela eta pandemia egoeran jarraitzen dugula horrek dakarren guztiarekin

ez dakit asmatu dugun esplikatzen zergatik hartu ditugun hartu ditugun neurriak aitortu behar da agintariok ez dugula denetarako erantzunik

legegintza eta justizia eremuan bizi izandako egoera kontuan hartuta alegia

aukera eduki beharko genuke europa iparraldeko herrialde batzuetan bezala proba erroreetan oinarritutako legeak egiteko eta horren bidez emaitza egokirik ez duten formulak zuzendu ahal izateko horregatik guztiagatik onartzen dut beharbada nahi gabeko sentsazio negatiboak sortu ditugula beraz

eman nahi ditut egoeraren konplexutasuna ulertzeagatik eta eskertu nahi dut halaber une bakoitzean egokienak iruditu zaizkigun erabakiak bere gain hartzeko gizarteak erakutsi duen prestutasuna pandemian zehar gizartearen jarrera eskertzen dugu aitortzen dugu guztion ahaleginari esker gai izan gara elkarrengana hurbiltzeko eta elkarrekin lan egiteko esparru bat sortzeko horri esker konfiantza piztu da eta liskar antzuak saihestu dira

iazko uztailaren hamabiko hauteskundeek atea ireki zioten legegintzaldi berri bati aitorpen kritiko publiko hau legebiltzarrean egin nahi nuen eta halaxe egiten dut berriro apaltasun osoz egin ere hamarkada askotako krisi sanitario emozional eta ekonomiko larriena nozitu dugu gizarteak denbora honetan bizi izan dituen zailtasun oinaze eta arazoek merezi dute lehen pertsonan neure gain hartzen dudan hausnarketa kritiko hau mundu osoan bizitzen ari garen errealitate horrek

egoera kritiko guztiek ikasteko aukera ematen dute beti ikasi izan dugu krisialdietatik eta ikasitako horrek etorkizun hobea eraikitzeko aukera ematen digu

bizi dugun garaiaz jabetzen naiz inflexio puntu bat da

ziklo berri bati ekiteko atean gaude sailburuekin batera partekatu dut ahalegina handiagotzeko beharra pandemia honek

politika orokorrari buruzko eztabaida honek hasiera berri baten aukera irudikatzen du

euskadiren susperraldi sozial ekonomiko sanitarioa eta emozionalaren oinarriak konpartitzeko nire hitzaldiaren lehen zatian lan

bigarren zatian herri helburuetan izandako aurrerapenaren ebaluazioa egingo dut hirugarrenean egoeraren diagnostiko bat eskainiko dut

laugarren zatian gure gobernuaren berehalako jarduera konpromisoak azalduko ditut eta proposamen bat egingo dut inbertsioa lehenesteko euskadi garai berrian

egindakoaren memoria gure programaren bitartez gizarteari zor diogun konpromisoa betez hari kontuak ematea da memoriaren xedea

iazko irailaren zortzian koalizio gobernu berria eratu ondoren urriaren hamairuan legegintzaldiko programa onartu genuen azaroaren hiruan ekonomia eta enplegua suspertzeko berpiztu plana onartu genuen

legegintzako programa onartu genuen hogeita hamasei proiektu jasotzen dituena abenduaren hamabostean hamasei plan estrategiko onartu genituen jaurlaritzaren kudeaketaren bizkarrezurra irudikatzen dutenak abenduaren hogeita bederatzian

programa horrek euskadik europako funtsak eskuratzeko aurkeztutako proiektuak biltzen ditu etapa honen lehentasuna pandemia kontrolatzeko borroka izan da

pandemiaren ondorio negatiboak arintzeko behar diren zumeak prestatzea gaur borrokan eta sakrifizioan hemezortzi hilabete igaro ondoren talde babes handiagoa lortu da euskadin ehuneko laurogeita hamaretik txerto bat jaso du

beraz berretsi dezakegu itxaropenaldi berri baten hasieran gaudela ikuspegi autokritiko bat partekatu dut komeni da azpimarratzea halaber

ekainaren hogeita lauaz geroztik pandemiaren aurkako lege propioa dugu lege horrek segurtasun juridikoa bermatu beharko liguke

covidaren pandemiari erantzuteko egitura instituzionala eguneratzen du egoera antzeko baten aurrean adierazleak eta agertokiak ezartzen ditu herritarren eskubideen eta betebeharren eremua arautzen du osasun kudeaketarekin batera erakundeek aparteko ahalegina egin dugu pandemiak ekonomian eta enpleguan dituen ondorioak arintzeko ahalegin hori espainiako gobernuaren eta europar batasunaren neurri orokorren gainean

larrialdian arnasa hartzeko laguntza gehigarri bat izan da bai enpresentzat bai autonomo eta familientzat eusko jaurlaritzak foru aldundiek eta hiriburuetako udalek eta eudelek egindako ahalegin gehigarri hori

bat beraz berrikuntza bi jasangarritasuna energia eta ingurumen trantsizioak herritarren bizi kalitatea hobetzeko tresna izan behar du

eta herrialdeek lehiarako abantaila izango dute maiatzean

ekimena aurkeztu genuen europako itun berdearen espiritua jasotzen duen garapen eredu jasangarri batean aurrera egiteko

gure konpromisoa da trantsizio energetikorako proiektuak bultzatzea ekian ekiola edo

europar batasunak finantzatuta trantsizio energetikoaren eta energia berriztagarrien aldeko apustu horrek bultzada handia jaso zuen otsailean

martxan jarri baitzen ezkerraldeko teknologia parkean parke horrek berrogei milioi euroko inbertsioa du berrogeita hamar enpresa hartuko ditu eta bi mila lanpostu berri sortuko ditu proiektua

bestalde lanean ari gara hondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko plana prestatzen ekonomia zirkularraren estrategiaren barruan plan horrek ehun milioi euro inguruko inbertsioak jasoko ditu datorren hamarkadan

birziklatzea murriztea eta berrerabiltzea helburu horri guztiari esker egungo zabortegien gaineko presioa murriztu ahal izango da

amiltze dramatikoa bi mila hogeiko otsailaren seian joaquín beltran eta alberto sololuze hil zituena lan handiko hilabeteak izan dira

haren zuzeneko familiari modu pribatuan jakinarazi ondoren harreman pertsonal iraunkorra izango baitugu

abuztuaren amaieran bilaketa lanak amaitu ondoren zabortegia egonkortzeko lanak amaitu dira orain enpresak zabortegia behin betiko itxi ahal izango du eta beraz ez du inolako hondakinik jasoko jaurlaritzak beharrezko ikerketa administratibo eta judizial guztiak ireki ditu eta haiekin elkarlanean aritu

amiltze dramatiko hori eragin zuten zirkunstantziak guztiz argitzeko gardentasunaren aldeko konpromiso horri eusten diogu

elkartasuna berresten dugu gure erantzukizuna da horrelako zerbait berriro gerta ez dadin saiatzea baita

eragiten dioten kasuetan ere oraingoan bezala zaldibarko hondamendia erabakigarria izan da enpresetan ekonomia zirkularraren estrategia bultzatzeko alde horretatik ingurumen administrazioaren lege proiektua onartu dugu bai eta natur ondarea kontserbatzeko lege proiektua ere

larrialdi klimatikoaren adierazpenak markatu zituen konpromisoen bidean trantsizio energetikoa

ekonomia zirkularra biodibertsitatea eta klima aldaketaren aurkako borroka ardatz horien gainean egin nahi dugu aurrera lankidetzatik

bi jasangarritasuna hiru gizarte kohesioa gure aurrekontu baliabideen hiru laurden gizarte politiketara bideratzeko eta herritar guztiei

pandemiak gizarte politikak indartu ditu eskoletako ikasturteko bigarren aste honetan eten labur bat nahi dut irakasleen aldeko errekonozimendua egiteko irakasle

gure hezkuntza sistemaren funtsezko elementua da gure nahia da irakasleari errekonozimendu sozial handiagoa aitortzea herrialdearen etorkizuneko garapenean duen zereginaren garrantzia ezagutarazteko

gizarteak oro har eta inplikatutako gizarte eragileek bereziki adostasun zabala eskatzen digute hezkuntzaren esparruan horregatik gure helburua da hezkuntzari buruzko lege proiektu berria aurreratzea eta

urtean onartzea abiapuntuko adostasuna behar da hezkuntza hitzarmena

balioak eta kualifikazio maila handia dituzten pertsonak prestatzeko dugun gaitasuna gizarte baten benetako aberastasuna jakintzan datza orain inbertsiorik onena hezkuntza eta ikerketak dira prestakuntzaren balio tradizionalak berretsi behar ditugu oinarrizko pentsamendu kritikoa zorroztasun intelektuala zintzotasuna dedikazioa gogoa motibazioa

gizarte erantzukizuna eta diziplina lagungarriak izan daitezke izango dira une konplexu hauek gainditzeko baina beste faktore emozional batzuk behar dira ardura motibazioa kalitatearen bilaketa

gure konpromisoa hezkuntzaren etengabeko hobekuntzan datza hezkuntza talentua sortzeko oinarri gisa atxikitzen erakartzen jakin behar dugun talentua eskola publikoa digitalizatzeko konpromisoa hartu dugu ikasle guztiek ordenagailu bana izatea lehen hezkuntzako bostgarrena mailatik batxilergoko bigarrena mailara

adimen aplikatuaren bidez eraldaketa garatuko duen plan berria izango da

gure erabakia da lanbide heziketa integratuaren eta errendimendu handiko lanbide heziketaren gaitasunak hobetzea talentua sustatzea emakumea inkorporatzea

gainera prestakuntza dualaren esperientzia unibertsitatera hedatzen ari gara eta nazioarteko berrogeita bat master edo gradu onartu ditugu

klusterra sortu dugu industria kulturalak eta sormen industria bultzatzeko euskararen ingurune digitala dokumentua onartu dugu hogeita lau ekintza proposamen dakartzana

euskaraldiaren bigarren edizioaren ebaluazioa positiboa izan da elkarlanean ari gara topagunearekin eta euskararen lurraldeko instituzio publikoekin

euskara guztiona da koldo mitxelenak esan zuen gure herriak herri artean bere tokia behar duen bezala hizkuntzak ere berea aurkitu behar du hizkuntzen artean handikeriazko menturarik gabe

segurtatzeko behar adinako tokia alegia adostasun handiarekin baino ezin da egin hori duela ia berrogei urte

akordio garrantzitsu bat lortu zen euskararen aldeko jauzi handia ekarri duena indarrean dagoen hizkuntza politikaren hiru ardatz zutabeak

berdintasunaren arloan berdintasunerako legea aldatzeko lege proiektua onartu du eta legebiltzar honetara bidali dugu dagokion tramitazioa egin dadin

euskadiko berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako itun soziala izeneko proiektua aurkeztu dugu ekimen hori

honekin batera uztailaren hogeita zazpian memoria historiko eta demokratikoaren lege proiektua onartu genuen

aukerak izenekoa ekainean legebiltzar honetara bidali genituen justizia errestauratiboan oinarritutako espetxe eredu berri bat ezartzeko oinarriak hori guztia aurten onartuko dugun giza eskubideen bizikidetzaren eta aniztasunaren aldeko estrategiaren esparruan

berriro diot gure iragan hurbilaren memoria kritiko eta zintzoak berebiziko garrantzia du indarkeria eta erradikalizazio modu berriak prebenitzeko

horretarako oinarrizko premisak bi dira giza eskubideetan oinarritutako hezkuntza eta mezu argia zalantzagabea

bestetik gazteriaren lege proiektua onartu dugu ganbera honetan tramitatzen ari dena zeharkako politika bat sustatu nahi duen proiektua da euskal gazteen emantzipazio adina aurreratzea helburu nagusi duena gaur egun hogeita hamar urtetik gorakoa da europako altuenetako bat foru aldundiekin eudelekin lankidetzan gizarte zerbitzuen bigarren plan estrategikoa egiten ari gara zainketa eredu berri bateranzko trantsizio politikak bultzatzeko

pertsonarengan eta haren harremanetan zentratua aurrerapausoak ematen ari gara eredu berri batean maiatzean onartutako estrategiak bultzatuz arreta sozio sanitarioa eta familia zaintzaileei laguntzeko estrategiak

beren etxean eta inguruan komunitatean eta familian bestalde diru sarrerak bermatzeko egungo legearen erreforma amaitzen ari gara egungo diru zenbatekoak hobetzeko eta eskaerak baldintzak arintzeko erreforma osatzeko laneratze pizgarri handiagoak eta iruzur kasuak eragozteko kontrol gehiago jarriko ditu gizarte kohesioaren atal honetan

duintasuna giza eskubideen errespetua eta babesa elkartasuna jazarpena eta pobrezia jasaten dituztenganako enpatia eskuzabaltasuna eta europako proiektua inspiratu zuen humanismoa babestea horiek dira europar batasunari egin genion proposamenaren oinarrizko balioak europarrak

ezin dugu beste alde batera begiratu ezin gara besoak gurutzatuta geratu asilo eta babes bila

dramaren aurrean geure kontzientziak argitu behar gaitu egoera ikaragarri larri honi erantzun solidario eta humanista bat emateko gai izan behar dugu guztion arazoa da eta guztion erantzuna behar da segurtasunaren arloan

legebiltzar honetan aurkeztu eta onartu genuen segurtasun publikoaren bi mila hogeita bost plan berria esparru horretan uda honetan ikuspegi politikotik guztiz antidemokratikoak diren portaerak ikusi ditugu ez babesik

inolako zalantzarik gabe salatu eta baztertu beharreko jokabideak dira pandemiaren aurkako borrokan osasun komunitarioaren ikuspegitik portaera horiek

ertzaintzak eta udaltzaingoek indarkeriazko gertakarien aurrean bandalismoaren eta basakeriaren aurrean izandako eskuhartzeak erakunde demokratikoen indar politikoen eta gizarte osoaren babesa eta laguntza merezi du etxebizitzaren arloan

lehengo urtean estatu osoan hasitako alokairurako etxebizitza guztien ehuneko hogeita hamara euskadikoak izan dira nabarmen egin dugu aurrera etxebizitzarako eskubide subjektiboaren aplikazioan

gainera gaztelagun programa egokitu dugu eskuratzeko moduko etxebizitzen gazteen eskaerari hobeto erantzuteko

helburuari eusten diogu etxebizitza eta komunitateetan

efizientzia energetikoa eta energia berriztagarriak berritzeko laguntzak ehuneko berrogeian handitu dugu innovación sostenibilidad

eskola uztearen tasa ehuneko zazpitik behera sendotzea europako adierazle hori garapen jasangarriaren helburuetako bat da herrialde baten hezkuntza sistemaren ekitate eta efizientzia mailaren funtsezko erreferentzia da euskadiko eskola uztearen tasa ehuneko sei koma bostekoa da europako batez bestekoaren azpitik

da inguru eta estatuko batez bestekoaren oso azpitik estatuan

euskadin ehuneko sei koma bost helburu hori lortzen lagundu du euskal irakaskuntza publikoan egindako gastuak

espainiako batez bestekoa baino ehuneko hirurogei handiagoa da zazpigarren helburua bizi itxaropena laurogeita bost urtera arte luzatzea

bizimodu osasungarri baten eta osasun sistema efiziente eta kalitatezko baten ispilua da duela bi urte euskadiko bizi itxaropena

munduko altuenetako bat ez daukagu pandemiaren eragina jasotzen duen datu ofizialik baina esan dezakegu euskal osasun sistemaren gastuek

eta gure osasun publikoa europako kalitate eta efizientzia handienekotzat jotzen dutela erakunde profesional independenteek zortzigarren helburua berotegi efektuko gasen isurpena ehuneko hogeita hamar murriztea eskura ditugun azken datuak bi mila hemeretzikoak dira eta adierazten dute

eta puntu eta erdi hobetu dugula aurreko urteko datua legegintzaldi honetan helburu hori lortzen lagunduko duten hainbat ekimen ditugu

natur ondarearen eta ingurumen administrazioaren lege proiektuak ekodiseinua edo biodibertsitate estrategia bederatzigarrena

energiaren azken kontsumoaren ehuneko hogei izan dadin lortzea

bi mila hemeretzian azken kontsumoaren ehuneko hamalau koma sei soilik

kuota hori hobetzeko indar handia egingo dugu energia fotovoltaikoen proiektuak garatzeko konpromisoari eusten diogu

bai eta administrazio publikoek kontsumitutako energia elektrikoaren

aurtengo udan energia elektrikoak izan duen prezioa abisu bat da bultzatzen ari garen trantsizio energetikoa bizkortzeko hamargarren helburua jaiotza tasak ehuneko hamar handitzea konpromiso pertsonala eta soziala eskatzen duen

erronka demografikoari aurre egiteko lau lehentasun ditugu gazteriaren lege berria jaiotza tasak handitzen laguntzea

eta adinekoei arreta ematea legebiltzar honetara bidalitako gazteriaren lege proiektuaren eta gazte planaren helburu nagusia gazteen

familiei eta haurrei laguntzeko planak eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako estrategiak osatzen dute jaurlaritzak bultzatzen duen trantsizio sozialeko estrategiaren oinarria hau izan da duela urtebete proposatutako herri helburuetan egindako aurrerapena helburu horiek erdiesteko beharrezkoa da erakundeen eta gizarte ekimenaren artean adostutako ekinbideari lotzea ebaluazio publiko hau partekatzean aukera bat zabaltzen dugu

lankidetza bultzatzeko eta azken batean gure herriari eskaintzen diogun zerbitzua hobetzeko hirugarren zatia

hirugarren zati hau hasteko gogora ekarri nahi nuke inbestidura eztabaidan egin nuen planteamendua izan ere krisi larri eta sakon bat bizitzen jarraitzen dugu

instituzioen lehentasunak izan behar du herritarrak pertsona guztiak babestea lehenik eta behin funtsezko zerbitzu publikoen eta gizarte politiken bitartez

jarraitzen dut konfiantza izaten gure instituzioen ekimenean eta autogobernuaren kudeaketan

autogobernuaren bidea eguneratzeak eskaintzen duen aukeran lankidetzarako bost oinarri partekatzen ditut

berpiztu euskadi next legegintza konpromisoa eta autogobernua bat agenda bi mila hogeita hamar eta garapen jasangarrirako helburuak ekainaren hogeita bederatzian gobernu kontseiluak bi mila hogeita hamar agendaren lehentasunen programa onartu zuen

nazio batuek urtero new yorken egiten duten goi mailako foro politikoan parte hartu dugu

nazio batuen egoitzan bi mila hogeian

txosten estrategikoak euskadi nabarmendu zuen garapen jasangarriaren helburuak txertatzeagatik hiri

bi txosten aurkeztu ditu azpimarratzen dutenak euskadik bere lurralde eremuan garapen jasangarriko helburuak ezartzeko egin duen lana

utzi nahi dugun ondarea bi berpiztu plana bi helburu ditu ekonomia suspertzea eta enplegua sustatzea

hamairu mila berrehun eta berrogeita hamar milioi euro inbertitzeko konpromisoa inbertsio horretatik emaitza hauek espero ditugu

europako zortziehun ikerketa proiektuan parte hartzea eta euskadiko ekonomia sareko

berpiztu planaren garapena eta ebaluazioa lankidetzarako bigarren gakoa da hiru euskadi next

europar batasuneko next generation funtsen errekuperazio eta erresilientzia mekanismoan parte hartzeko gure proposamena erakundeek eragile pribatuekin batera

gora proiektu berezia adostu ditugu herrialdea eraldatzeko

bai sozialki bai ingurumen aldetik eta bai ekonomiaren aldetik guztira

europako funts hauei esker eraldaketa proiektuak bizkortu ahal izango ditugu eta edonola ere

euskadi next lankidetzarako hirugarren gakoa da lau lege konpromisoak gure gobernu programan jasotako legegintza egutegian

hamazazpi lege proiektu eta horiekin batera gobernua sostengatzen duten taldeek aurkeztutako hiru lege proposamen eta onartutako

aldaketa eta bi mila hogeita bateko aurrekontua lanean ari gara aurten bertan legebiltzarrera bidaliko diren beste hamabi lege proiektutan horietako batzuk esanguratsuak dira diru sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko legearen aldaketa trantsizio energetikoa eta klima aldaketa osasun publikoa garapenerako lankidetza haurren eta nerabeen eskubideak jarduera fisikoa

edo kontsumitzaileen eta erabiltzaileen estatutua tramitatzen ari diren proiektuak eta laster bidaliko ditugunak ere lankidetzarako gakoak dira

bost autogobernu gehiago eta hobea azken bi legegintzaldi hauetan

honetan eratutako ponentziak modua eman digu gure autogobernu politikoaren egoera argitzeko bat nator ikuspegi horrekin hiru

autogobernu transferitua eta kolokan dagoena aitortutako eta eskualdatzeko dagoen autogobernua eta beharrezko autogobernua

kohesioa eta autogobernua dira etorkizuneko gakoak garai berri honetan pandemiaren krisia gainditzeak eta etorkizun positiboa lortzeko itxaropenak espiritu eraikitzailea eskatzen dute pertsona entitate edo erakunde bakoitzak duen

espiritu bat exijentzia kritiko partekatua bultzatuko duena etengabeko hobekuntzari begira

euskadi basque country ren susperraldia gure printzipio eta balioetan oinarritzen da alegia

gure herriaren ongizatearen eta nazioarteko proiekzioaren zerbitzura espiritu horri berriro helduko diogu gure historiaren funtsezko une honetan

laurogeita bost urte beteko dira agirre lehendakariaren lehenengo eusko jaurlaritza eratu zenetik mila bederatziehun eta hogeita hamaseiko urriaren batean

estatutua onartu ondoren jaurlaritza hura

eta euskadiren erakundetzea jarri zuen martxan urteurrena dela eta euskadiren parisko ordezkaritza berria sortuko dugu

horrekin batera omenaldia egin lehenengo eusko jaurlaritza erbestean bizirik eutsi baitzion sugarrari diktaduraren

handik duintasunez defendatu zuen senidetasuna berdintasuna eta askatasuna euskadirentzat

gizarte bizikidetza orekatua lortzea aukeretan eskubideetan eta betebeharretan gizarte integratua eta integratzailea

pandemiak proban jarri ditu gure bizikidetza gure zerbitzu publikoen sendotasuna gizarte kohesioa eta familia eta pertsona ahulenei ematen diegun erantzuna asko dugu egiteko

gehien behar duenari gizarte prestazioak bermatzea jarduera eta enplegua berreskuratzea ahaleginaren sakrifizioaren erantzukizunaren konpromisoaren eta elkartasunaren balioak eta kultura bultzatzea dagokigu

zailtasunak eta atsekabeak bizi izan ditugu gaur

politikaren helburu ederrena da baldintzak sortzea pertsonen ongizate eta zoriontasun handiagoa izan dadin egiten ari naizen planteamendu hau

gaur bezalako egun bati begira epe ertain luzerako begirada duen lankidetzako planteamendu kooperatiboa da helburu hori

horregatik merezi du estrategia partekatzea auzolanean aritzea eta garai berri honetan indarrak elkartzea euskal gizartearen

eskerrik asko lehendakari jauna momentu honetan